hasiera ematen zaio lehendakariak zin egiteko eta bere karguaz jabetzeko bilkurari

y toma de posesión del lehendakari lehen idazkariak du hitza eusko legebiltzarraren osoko bilkurak iñigo urkullu renteria

eusko jaurlaritzaren lehendakari hautatu zueneko erabakia eta izendapena egiteko

nombramiento honako hau egiaztatzen dut eusko legebiltzarrak bi mila hogeiko irailaren hiruan

iñigo urkullu renteria jauna hautatu duela eusko jaurlaritzako lehendakari hautaketa honako artikuluok betez egin da konstituzioko ehun eta berrogeita hamabi puntu bat autonomia estatutuko hogeita hamairu puntu bat

legeko lau eta bost eta eusko legebiltzarraren araudiko ehun eta hirurogeita bost certifico que el pleno del parlamento vasco

bi mila hogeiko irailaren hirukoa iñigo urkullu renteria jauna eusko jaurlaritzaren lehendakari izendatzeko dena

xedatutakoarekin bat etorriaz eusko jaurlaritzaren lehendakari izendatzen dut

bi mila hogeiko irailaren hiruan egindako osoko bilkuran eusko legebiltzarrak hautatutakoa baita madrilen bi mila hogeiko irailaren hiruan

eusko lur gainean zutik eta gernikako haritzaren azpian asaben gomutaz herri ordezkari zareten zuen aurrean nire agintea zintzo betetzea eta zintzo beteko dudala

gernikako autonomia estatutuaren hogeita laugarrena

bat euskal herriaren botereak legebiltzarraren jaurlaritzaren eta jaurlaritzaren lehendakariaren bidez gauzatuko dira

jaurlaritzaren lehendakaria eusko legebiltzarrak hautatuko du bere kideen artetik eta erregeak izendatuko du bi lehendakariari dagokio jaurlaritzako kideak hautatzea eta bereiztea eta jaurlaritzaren jarduna zuzentzea halaber lehendakariak du euskal herriaren ordezkaritza gorena eta lurralde honi dagokionez estatuaren ordezkaritza arrunta

egin ondoren jabetu egiten naiz euskal herriko jaurlaritzaren lehendakari karguaz eta neure gain hartzen dut kargu hori eta baita lurralde honi dagokionez estatuaren ordezkari arrunta izatea ere eta koroari leialtasuna erakutsiz eta konstituzioari gernikako autonomia estatutuari eta indarrean dauden

iñigo urkullu renteria jaun txit gorena eusko jaurlaritzaren lehendakari karguaz

amaiera ematen zaio bilkura hori lehendakari jauna